egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu aurretik esan gai zerrendako lehenengo puntuari dagokion ez informatzen dizuet

duela gai zerrendako lehenengo puntua lehendakariaren agerraldia eh bildu taldeko legebiltzarkideek eskaturik

deituriko proposamenaren inguruan jaurlaritzak duen iritzia eta egiten duen balorazioa azaltzeko ekimena aurkeztu duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

guztioi aste honetan bertan martxoaren hiruan gai honekin

bi gertakizun egon dira bat gasteizen hogeita hemezortzi urte bete dira besteak beste lan hitzarmen duinak eskatzeagatik bost langile erail eta ehunka zauritu egon zirela hogeita hemezortzi urte pasa dira soldata igoera

eta aukeratutako ordezkariekin negoziatzea eskatzeagatik sarraski hura gertatu zenetik bestea bilbon global forum spain deiturikoa troikako kideak bildu zituena

gauza asko esan daiteke baina nik gaiarekin gaurko gaiarekin zerikusia dutenak aipatu nahi ditut han botatako bi mezu esanguratsuak izan direnak hauek dira bat

ondo doa euskal herria ez dakigu baina sakondu behar da abiatutako bidetik bigarren mezua

gehiago egitea beharrezkoa da malgutasun gehiago behar da lan harremanetan gaur bertan

berriro ere mezu berdinetik sakontzen eskatzen du berriro ere

isiltasuna guztioi eta gogorarazten dizut agerraldia eskatu zenuela arantza tapiak
ekonomia garapen eta lehiakortasuneko sailburuak adegiko arduradunekin batera agertu zelako eta abar horretaz ari naiz ez zara horretaz ari ikusiko duzu laster horretaz ari naizela laister ez sartu

parte hartu zenuten jaurlaritzako kideek eta gaur legebiltzarrean

aipatutakoarekin orain arte aipatu dudanarekin lotura zuzena duen gai bat dugu eztabaidagai aurreko erreformak lan erreformak zer ekarri du zer ekarri dute

inposatutako austeritate neurriak guk argi dugu eta ondorio batzuk

pobretzea enpleguaren prekarizazioa kaleratze errazak eta merkeagoak emakumeen itzulera etxera

enplegu partzialetara lan baldintzak okerragoak izatea pobreen eta aberatsen arteko desberdintasuna areagotzea langabezi datuak ikustea besterik ez dago hego euskal herrian

langabetu gure komunitatean eaen

hilabete honetan aurrekoan baino mila zortziehun eta hirurogeita bost langabe gehiago eta bestalde

negoziazio kolektiboaren esparruan oreka prekarioa izan bada une honetan oreka guztiak apurtuta daude parte batek tresna guztiak ditu bere tesia inposatzeko eta ondorioz desregulazioa eta ziurgabetasuna

azken lan erreformak negoziazio kolektiboaren eskubidea erasotu eta langileak egunetik egunera babes gutxiago daukate enplegua eta lan baldintza egokiak bermatzeko milaka langile ditugu lan hitzarmenik gabe

eta madriletik ezarritako erreforma hitzez hitz eta batzuetan legeak esaten duena gaindituz ere inposatzen ari da

eta soldatak eta lan baldintzak kaskartzen jarraitzeko saiakera bat egon zen uztailaren zazpian baino lehen

egon zen lehen saiakera bat urkullu lehendakaria ere tartean egon zen saiakera horretan confebaskek

azken batean legeak ematen dio patronalari nahi duen ahalmen guztia nahi duena egiteko eta horregatik

ez ziren izan sindikatuak izan zen confebask egoera honetan adegik

proposamena egin zen ekitaldian egon zen eta bere presentziarekin

pentsatu daiteke babesa ematen ari zela proposamenari ez gara sartuko komunikabide batzuetan agertutakoa sailburuak esandakoaz zuzena zen edo ez baina argi dagoena desadostasuna eta posizio kritikoa ez zuela adierazi sailburuak beraz ulertu dezakegu begi onez ikusten duela proposamena bestalde enplegu eta gizarte politiketako sailburuaren juan mari aburtoren iritzia eta balorazio kritikoa besteak beste esan zuen ez zela bere eredua eta gogoratu zuen sindikatu eta patronalak negoziazio kolektiboaren osagai naturalak direla

erkoreka jauna jaurlaritzako bozeramailea atera zen eskenatokira

ez dagoela inolako desadostasunik azaltzera eta bide batez adegiri mezu bat bidaltzen dio negoziazio kolektiboaren ereduan aldaketak egitekotan hiru lurraldeetan egin behar direla kulebroiarekin jarraituz adegik behin eta berriz azaltzen da esaten

izena ere aldatzen dio orain enpresa kultura berriaren gida deitzen dio bere proposamenari baina hori bakarrik aldatzen du izena izanari jarraitzen dio berdin berdin heltzen baina jakin badakigu

gardentasunean eta parte hartzearen inguruko kontzeptuetan mozorrotuta langileen babes kolektiborako aukerak mugatu eta banan banan

eta hori izango litzateke ez balitz larria egoera

hemen proposatzen dena eta guzti honetaz eztabaidatzeko bakoitzaren proposamenak azaltzeko da besteak beste eskatu genuena confebask eta adegiren

uko egin diote ez eh bilduri baizik eta legebiltzar honi eta jendarteari jaurlaritzari ere agerraldi desberdinak eskatu genien

testuinguru honetan eta agerraldi honetan galdetzen duguna da ekimenean zegoena lan harremanetako eredu berri honen

eta egiten duen balorazioa azaltzea eskatzen diogu

arrondo andrea mesedez isiltasuna nahi nuke mesedez isiltasuna

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok

arrondo andrea lehendabizi aipatu ez dudala nire posizioa bakarrik aipatuko jaurlaritzaren posizioa aipatuko dudala beraz nik

jaurlaritzan beraz argi daukagu euskadin bizi dugun lan gatazkaren maila ez datorrela bat denon artean eraikiz joan garen gizarte mota garatuarekin

gauzak konpondu ez baizik eta zaildu egiten ditu lehiakortasuna bultzatzen eta gainera gure gizartearen kohesioa ezartzen eta sendotzen gaur egun bizi dugun lan gatazkaren ondorioz enplegua suntsitzen ari da ez bakarrik horregatik baina horregatik ere bai

eta industria eta enpresa berriak hemen ezartzea uxatzen dituzte lan harremanen

emandako datuen arabera eta datu batzuk aipatuko ditut hemendik aurrera bi mila hamairuan hirurehun eta hogeita hamaika greba egin dira euskadin hogeita hamasei mila bostehun pertsona inguruk hartu zuten parte

lanaldi galdu dira datu absolutu horiek

eta urtez urte konparatzen baditugu zera adierazten digute greben kopurua ehuneko hemeretzi hazi dela

parte hartzaileena berriz ehuneko hirurogeita bederatzia igo da eta lan egin gabeko lanaldiak ehuneko sei koma bi eta precoren jardunaldiari dagokionez hau da

modu esponentzialean hazten ari da lan hori prozedura horiek eragindako pertsonei dagokionez ehuneko bostehun eta hogeita hamar baino gehiago ugaritu dira

eta ehuneko berrehun eta hogei aurkeztutako gatazken kopuruari dagokionez bi mila hamairuan arazoa urtez urte hartutako datuekin mila hirurehun eta berrogeita bost gatazka aurkeztu ziren

eta jarrai nezake gaur egun jasaten ditugun lan gatazkei buruzko datuak ematen datuak eta zifrak eta horiek berretsi besterik ez dute egiten gure enpresek dituzten eragozpenak lan giroan pertsonen arteko harremanetan

eta horiek guztiek nabarmen murrizten dute gure enpresen lehiakortasuna eta enpresak kontsideratu behar ditugu enpresarioak eta langileak

eta galderari zuzen erantzunez hau da

adegik aurkeztutako proposamenari buruzko galderari erantzunez adegiren ekimena errealitate objektibo batean sartu behar dela pentsatzen dugu

eta hori ezin da ukatu eta bereziki gipuzkoan hitzarmenen beheraldiak laurogeitik gorako ehunekoari eragiten dio

eta hori ukaezina da datuak besterik ez direlako ikuspegi horretatik blokeo horrek kaltetutako enpresentzako eta langileentzako

ondorioztatutako alternatibak bilatzea du arrazoi guztiz beharrezkoak diren proposamenak ere oso era sinplean esanda adegik zera nahi du komunikazioa gardentasuna

eta pertsonen parte hartzea bultzatzea enpresetan sektore hitzarmenek sortutako hutsunea betetzeko akordioak lortzeko oinarrizko elementu gisa eta berriro diot ez dira kontrajarriak baizik eta baliabideak akordio horiek sustatzeko eta lantzeko

eredua aurreratuak zehaztekobeharra dago adegiren planteamenduak sortu duen kezkarik handiena ere hitzarmen kolektiboen rolarekiko zer nolako jarrera duen eredu berri horrek zehaztea da batipat kontsideratuz sektore hitzarmenak eta hori behin eta berriz

eta adegi berak beraiek esaten dutenez sektore hitzarmenei uko egiten ez diela esan dute bai publikoki

orain gida izena duen horretan agertzen da horrela zehazten da

zure interbentzioa sailburu andrea hasi duzu lan gatazkak aipatzen deskripzio bat egiten

nola zer galdu den zenbat egun galdu diren eta abar baina ahazten zaizu gauza garrantzitsu bat eta da benetan

negoziazio kolektiboan oreka guztiz apurtuta dagoela alde batek tresna guztiak bere alde dituela

bi aldeak egoera berdinean baldintza berdinean egongo balira bezala hori ez duelako zerikusirik benetan

azken lan erreformak komunikabidetan agertzen dena eta laster ere egiten ari den besteak beste presioen medio epaileak ere gustukoa ez dituzten epaiak ikusten ari gara zein trataera jasaten ari diren komunikabideen bitartez atzo bertan adierazpenak egin zituen honen inguruan sortzen ari den

ziurgabetasun juridikoari buruz eta hau ere errealitatearen zati inportante bat da oreka galduta dagoela negoziazio kolektiboan eta maila horretan aipatu nahi dut iruditu zaidalako nahiko bitxia atzo bertan urkullu lehendakariak egindako adierazpen batzuk zeren hor ere berriro

poniendo la responsabilidad en manos de los sindicatos zuk gaur hemen hori nolabait bigundu duzu eta bi aldeei eskatu diezu

diot bi aldeak ez daude baldintza berdinetan gaur egun ez dute ardura bera legea maila berean bakoitzak bere alde eta hori edozein azterketa eta proposamena egiterakoan gobernu honi ezin zaio ahaztu

adegik egiten du proposamen hau azken batean langileen antolakuntza eta indarra badagoelako eta badago aurre egiteko enpresario batzuk patronalak inposatu nahi duen ereduari aurre egiteko

adegiren proposamena ez da proposamen hausnarketa serio baten ondorioz hobetzeko enpresaren ez dakit zer ez da blokeo egoerari buruz blokeo honetatik irteteko modu bat

nahi duten bezala bertan ere adegiren proposamenean eta atzo bertan lehendakari jaunak ere aipatzen zuen

ipini dena azken egun hauetan komunikabideetan ere flexioseguritatea flexioa argi dugu zer den oso argi dago langileek oso argi dute zer den flexioa bainan seguritatea hori da zalantzan dagoena gaur egun gizartean seguritatea egonkortasuna eta lan baldintza duinak izatea jendea ez da leloa eta adegiren proposamenaren

eta nik uste dut hasiera batean ere zuen artean kontraesanak ere sortu izan direla gai honen inguruan besteak beste bakarrik momentu batean errepasatuko dut zein gauzak

jasotzen joan garen agertutakoa diario vasco

de enero berria bizkaiko patronalak ere uko egin dio adegiren lan harremanen ereduari

adegi kexu agertu da bere enpresa eredu berria gaizki ulertu delako el correo

individualizar las relaciones laborales esan duzu gobernua ez dela nor baloratzeko horrelako elkarte batek kasu honetan adegik egindako proposamen bat nik uste dut baloratu izan duzuela eta baloratu modu desberdinetan horregatik ez zen argi gelditzen zein zen posizioa gaur agin pixka bat gehiago argitu da

eta hitz politen aurrean azken batean hemen defendatu duzuna da adegik ere defendatzen ari dena maila batean edo bestean zeren esaten denean komunikazioa gardentasuna

zertaz ari gara hain zuzen enpresa guztiak bat batean kooperatibak bihurtuko ditugu ez langileek erabakiko dute enpresetan zer egin behar den

berriro ere banan banakako lan harremanak ziurtatu

lan harreman kolektiboa gutxitu eta nolabait okertu egoera guk esango genuke bigarren hipotesi horretan gaudela zeren azken batean hitz horiek aipatzen dira baina ez da ea kontzeptu horien atzean lan baldintzak eta negoziazio kolektiboa benetan bermatzeko asmoa dagoen ez da aipatzen ere gaur egun lan erreformak

baina gero praktikan lan erreforma defendatzen dutenen proposamenekin bat egiten duzue ez da argi gelditzen benetan apustu garbia dagoen negoziazio kolektiboa bermatzeko

uztea zer egiten du jaurlaritzak honen inguruan

arlo publikoan arlo publikoan jaurlaritzak negoziazio kolektiboaren aurrean dekretazoen bidez erantzuten du dekretazoak

erreformaren alde bortitzak aplikatzen ari diren enpresei ere lasai uzten ditu clínica álava anbulantziak egin dezakegu beste zerrenda presioa somatzen denean langileen eta sindikatuen presioa badago esku hartzea eta kasu batzuetan emaitza onekin hori ere esan behar da hitz egin dezakegu garraioko zaindariei buruz hitz egin dezakegu lanbitelen inguruan eta abar eta abar baina

ikusten da eta zuek ere erakusten duzue nolabait mobilizazioa presioa eta aldarrikapena

bai patronala mugitzeko baina baita ere jaurlaritza mugitzeko eta guk eskatzen duguna da lehenago mugitzea benetan bitartekoak ipintzea

alde batera utziz zer egin guk lehen ere esan dugu badaudela etxetik hasi

eta sustatu benetako negoziazio kolektiboa zeren azken batean egoera honek

eraman gaitu mila zortziehun eta hirurogeita bost langabe gehiago azken hilabetean eta gainera langabezian daudenen artean ehuneko berrogeita zortzi koma bat inolako saririk ez dute jasotzen hau da errealitatea hau da baita ere negoziazio kolektibo eredu batek lan harreman eredu baten

ondorio zuzena eta horri aurre egiteko eskatzen diogu jaurlaritzari eskerrik asko arrondo andrea

nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza arregi andrea zurea da hitza

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi eskerrik asko tapia sailburua emandako azalpen argiengatik eta jakina denez

gaia ondo kokatzeko gure ustez beharrezkoa da euskal lan harremanen esparruari buruz eta estatuko lan erreformari buruz hitz egitea gainetik bada ere euskal harremanen esparruaren alde gaude argi eta garbi utzi dugunez sarri beti

ez dago dudarik euzko abertzaleak taldearen eta eusko jaurlaritzaren borondatea eta esfortzua lan harremanen esparru propioaren alde lan egitea direla

enpleguaren inguruko pleno monografikoan ere honen aldeko ebazpen proposamenak aurkeztu genituen eta beste taldeenak gure babesa izan zuten

mintzatu gara legebiltzarrean gure kontrako jarrera ere argia da gai honen inguruan

eztabaidatzeko dauden guneetara zaila da adostasunetara heltzea

ezinezkoa da ezer gutxi lortzea egoera honela egonda

epaitegi ezberdinek interpretazio desberdinak egiten gai honen inguruan langileentzat segurtasun falta itzela dagoela esan dezakegu eta egoera korapilatsu honetan negoziazio kolektiboa guztiz blokeatuta dagonean momentu honetan diot esan zuen tapia sailburuak

lan harreman modelo berri bat modelo berria alternatiba berriekin blokeoa gainditzeko modelo berriaren beharra ikusten du jaurlaritzak

gardentasun konfidantza eta pertsonen partaidetzan

behin eta berriz tapia sailburuak esan duen esaldi batekin amaituko dut lan erreformari aurre egiteko era oso egokia izango litzateke hitzarmen kolektibo bat sinatzea beraz

animatzen ditugu erantzukizunez jokatzera eta ahalik eta hitzarmen kolektibo onenak sinatzera besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea

eskerrik asko presidente andrea arrondo andrea

honen barruan alde asko daudela eta gauza askotaz hitz egin genezakeela baina ezinbestekoa da akordio bat lortzeko

konplikatua da akordio bat lortzea akordioa bilatzen ari den norbait ez bada etorri ere egiten beraz nahiz eta

elkarrekin egin behar dugu eta hori ezinbestekoa da bakarrik esanez egoera ez dago orekatua edo ez zait gustatzen ba akordioak oso zailak izaten dira atzo lehendakariak aipatzen zuenean

sindikatuei dei egiten ziela hain zuzen ere hori esaten zuen eseri gaitezen

aipatzen zenuenean baita ere beste gauza bat flexioseguridad ez flexiseguridad flexioak ez

y seguridad hau da flexibilidadea behar denean eta segurtasuna guztiontzako enpresariak eta langileak ez dezagun jokatu hitzekin zeren azkenean gauzak nahastu egiten ditugu eta ez digute ulertzen hitz egiten dugunean

aspaldikoa eta asko gustatzen zaigu iparraldeko herriei begiratzea

gizarte eredua oso ona delako eta gustatzen zaigu begiratzea nola egiten duten nola hurbildu beraiengana nola hurbildu beraiek erabiltzen duten eredura baina

martxan dute aspalditik eta gainera emaitza oso onekin

gauza guztientzako horretarako noski

kooperatibak beste badaude herri honetan beste eredu batzuk ekonomia sozialean daudenak eta kooperatibak ez direnak

beste gauza bat aipatzen ari gara aipatzen ari gara azkenean sindikatuak oso garrantzitsuak dira negoziaketa horretan negoziaketa kolektiboan eta akordioak lortzeko baina ez dira izan behar bide bakarra

eta langileen artean komunikazioa sortzeko baizik eta

gardentasuna izan behar du erabatekoa eta kasu honetan iruditzen zaigu gainera enpresariak eta badagoela hor borondate bat itxaso jaunak aipatzen zuen ez dagoela oso seguru

enpresarien aldetik gardentasun horren alde egiteko guztietan ez noski seguru badaudela eredu asko

aipatzen zenuen baita ere nolabait lan erreformaren inguruan gure posizioa jaurlaritzaren posizioa ez bada gustatzen ez dela bete behar argi utzi dezagun legeak gustatu ala ez betetzeko daudela

horrela lan egiten dugula beti baina ez eskatu jaurlaritzari beste norbaitek norberak bere kudeatzen dituen instituzioetan legeak zorrotz betetzen dituenean guztiok bete beharko ditugu edo guztiok ez bete ez eskatu besteei norberak egiten ez duena beraz egoera konplikatua da baina badaude bideak eta guztion artean egin behar dugu baina guztiok eserita guztiok

baina ez kanpotik mahaiaren kanpotik negoziaketa zaila izaten da

itxaso jauna aipatzen zenuen zein intentzio dituen adegik que intenciones

berria lan eredu berri bat

eta noski gobernuan bi sailen artean ere horretan ari gara aspaldiko ereduak ez du balio aurreratu egin behar dugu lan egin behar dugu beste zerbaiten bila eta beste herri batzuk egin baldin badute eta martxan baldin badaukate

iparraldera begiratzen dugu alemaniara asko begiratzen dugu begira dezagun gauza guztietarako

badaukagu zer ikasia eta hasi gara martxan horretan zergatik ez jarraitu eta benetan urte hauek izan daitezela oparoak lortu ahal izateko jarri gaitezen eredu moderno baten alde langileak eta enpresariak guztiak parte hartu dezaten enpresa eredu berri

lan harremanak kostuak lan duina guzti hori elkarren artean egin behar da eta guztiok elkarrekin egin beharreko lana dugu

jaurlaritzaren postura nahiko zehatza izan dela usten dut lan harreman berriak bai baina hitzarmen kolektiboak albo batera utzi gabe guztiak
eta hemendik aurrera horretan jarraitu behar dugu orain arte egin dugun bezala eskerri kasko eskerrik asko tapia andrea erantzunen txandara pasatuz

bai sailburu andrea flexiseguritatea horrela da baina antza gehiago du flexioarekin edo genuflexioarekin zeren seguritate lehen aipatu dudan bezala da ez dena ez dagoena bestea eta egunetik egunera zoritxarrez gehiago baina seguritatea da falta dena eta negoziazio kolektiboa eta lan baldintzak zerikusia handia dute bigarren zati horrekin ere bai seguritate horrekin lehen esan dut zuk aipatu duzu gatazkak eta

adegik bere proposamenean lotzen du nolabait lehiakortasuna handitzeko beharra

eta nabarmentzen du proposamen hau egiterakoan bi gauza gipuzkoako soldatak espainiako edozein probintziatan baino handiagoak direla eta langile gipuzkoarrak lan ordu gutxien egiten dutenak zuzenean lotuz

lehiakortasunarekin eta noski produktibitatearekin gure ikuspuntutik une honetan inoiz baino gehiago soldatak defendatzea enplegua eta pentsioak defendatzea da kotizazioak ere defendatzen direlako eta hau ez da esaten ez da honetaz hitz egiten soldatak defendatzea ez da bakarrik pertsona edo langile bakoitzaren lan baldintzak defendatzea baizik eta ekonomia baten alde

eta ez da esaten ere gutxi batzuk egunetik egunera aberatsagoak direla eta alderantziz soldatak jaisten ari direla

zeren espainian langabezia handiagoa da hego euskal herriko soldatak altuagoak izanik beraz lotzen direnean

lehiakortasnarekin enpleguarekin eta abar eta abar uste dut badaudela datu nahiko

ez dela beti horrela eta

badagoela horren atzean inolako zalantzarik gabe

enpresarienak eta langileenak gaur egun behintzat enpresa gehienak enpresarienak dira enpresariak dira langileak botatzen dituztenak kalera enpresariak dira ereak sartzen dituztenak enpresariak dira lan erreforma aprobetxatuz lan baldintzak okertzen dituztenak eta enpresariak dira negoziazio kolektiboan aurrera

ardura nagusiena dutenak ez langileak enpresak lana bai lana langileek ateratzen dute produkzioa langileak egiten dute baina jabeak gaur egun behintzat

ardurak zuk egiten duzun bezala adegiren proposamenean komunikazioa gardentasuna partehartzea aipatzen da horrela esanda

inor asuntoa da hori testuinguru batean kokatzen dela eta beste

atzean lehen aipatu ditudan bezala besteak beste negoziazio kolektiboaren blokeoan kokatuta dago eta bukatzeko gauza batzuk komentatzea ere

behar dugun eredua lan harremanetarako esparru propio bat behar dugula baina enplegua eta baldintza laboralak bermatuko duen

eredu bat enpresak kontuan izango duena lehiakortasuna soldatekin

hau da koste laboralekin lotu gabe eta ekonomiaren lehiakortasuna marko horretan edo zati horretan bakarrik ez duena langileen eskubideak eta ekonomia babesteko beste eredu bat behar du herri honek eta horretarako eragile guztiek hitz egin behar dute bai sailburu jauna hitz egin behar dute bainan alde ahulenari

hitz egin bai baina jakinda gaur egun zati batek bere esku dituela nolabait

bere alde eta uste dugu bide horretatik egin behar duela jaurlaritzak nolabait beste eredu baten lan egin behar duela eta bide hau irekitzeko ahalegin guztiak egin ditzala eskatzen diegu lan erreformak ezartzen dituen mugak gaindituz

irekitzeko helburuarekin bideak ireki berriro ere horrelako datuak ez egoteko mila zortziehun eta hirurogeita bost langabetu gehiago azken hilabetetan gure herrian

hori da eskatzen dioguna eta ez hainbeste enpresariek egiten dituzten

inora ez doazen proposamenak bultzatu eskerrik asko

maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den llanos anderea zurea da hitza

eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andreak dauka hitza

eskerrik asko berriz ere legebiltzarburu andrea begiratu arrondo andrea lehenengo

ari izan zara askotan eta hemen gidoilari bakar bat eduki dugu gaur
zeren gaurko bai barkatu arregi andrea

berdin egin dezaten ados bai gaur lan harremanaren inguruan

agerraldia geneukan eta erabili da agerraldi hau eta bakoitzaren posturak adierazteko adibidez lan erreformaren inguruan edo enpleguari buruz bai sano mintzatu egin gara

eta egia esan astelehenean geneukala enplegu plana aurkezteko agerraldia eta bertan behera gelditu zen batzuek eskatuta manifestazioak zeudelako bai gasteizen eta bai bilbon negoziazio kolektiboan ez dagoela

negoziazio kolektibora joateko elkarrizketa egon behar du eta horretarako jarri egin behar gara mahai batera denok bai sindikatuak eta bai enpresa eta gobernua horretarako eta baldintza horrek laguntzeko

eta berriz baina horretarako prest egon behar da eta mahaira edo eztabaidatzeko guneetara joateko eta eskakizun hori eta berriz egiten dugu eta jarraitzen egingo dugu posible izan arte egia da eta ez gaudela

eskerrak eman tapia andreari emandako azalpenengatik eta egiten ari diren lanagatik eta gure ustetan oso argi gelditu da zein den agerraldi honen

gobernuaren jarrera jakitea

de para asegurar unas condiciones dignas a los trabajadores hau da gobernuak esan duena eta guk gurea egiten duguna baita eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea eta amaitzeko

ekonomia garapen eta lehiakortasun sailburuak dauka hitza hitza hartu nahi du

gure helburuak zein diren negoziazio kolektiboa bai hitzarmenak bilatzea bai eta horretan ari gara lanean sendo eta egunero

beste eredu mota bat ezarri behar ditugu gure enpresetan lehiakortasuna egia da

laneko kostuetan bakarrik beste hainbat kostu kontutan izan behar dira baina azken finean bilatu behar duguna da lehiakortasuna eta lehiakortasuna produktibitateari lotuta dago

beti ere gure langile eta gure enpresarien arteko elkarrizketa konfidantza eta gardentasuna ezinbestekoa da

jarraituko dugu hitzarmen kolektiboak bai baina eredu berria ere bai biak lantzen ditugu bi departamentuen artean eskerrik asko eskerrik asko

euskadiko elikagaien artisau ekoizpenari buruzko dekretuaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena ekimena aurkeztu duen taldearen txanda lazarobaster jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

badator baserritar eta herritarrontzat marka berri bat euskal artisau

izeneko marka izena bera luzea da

eta buruan sartzeko nahiko zaila baina ez da izena bakarrik bere edukiak ere buruan sartzeko nahiko zailak dira

edo gai honi buruz eztabaidatzen lehenbizi esan dekretuaren

ibilbidea edo azalduko dudala pixka bat eta gero sartuko naizela aurkeztu diren mozio zuzenketa eta erdibidekoei

hitz egiten esan aurreko gobernuak onartu zuela dekretua euskadiko

buruzkoa eta planteamendua gainera norabide okerrean egin zuen bertako ekoizpenari

munduko edozein bazterretatik ekarritako lehengaiekin egindako produktuak jasotzen zituelako marka berri horiek eta gainera

ez zen baserritarrei zuzendutakoa bakarrik baizik eta industria

atea zabaltzen zitzaion beraz ikusten genuen baserritarren irudia berriro ere erabilia izango zela beste batzuek

hein batean zuzentzen joan dela eta gaur behintzat eztabaidatzen ari garena dela

ekoiztu eta eraldatutako produktu bat edonola ere esan behar dugu dekretu honek oraindik ere handiak dituela europako batzordeak dekretu hau eskatu zuen izan ere salgaien zirkulazio librea urratzen zuelako eta baita europar batasuneko barruko merkataritzari oztopoak jartzen

oraingo jaurlaritzak erabaki zuen dekretu honekin aurrera egitea eta europatik eskatzen zitzaiona betetzea

martxan jarri zituen hor

eduki berriak eta era labur batean esateko dekretu horren aldaketak jasotzen zuena

jatorria araba bizkaia eta gipuzkoatik europa osora zabaltzea eta beste alde batetik markaren izenean aurretik

euskal eranstea hasieran hortaz bitxikeria edo

ikaragarria dela edukietatik bertakotasuna kendu europa osora zabaldu eta gero izenean euskal jartzea

honek guztiak kezka sortzen zigun eta horregatik

ekonomiaren garapena eta lehiakortasun batzordean arantza tapia sailburuaren agerraldia gai honetaz jarduteko

mahai gaineratu genuen adibide bat gerta zitekeen adibide bat hau da alemaniako baserritar batek

hemengo saltokietan euskal artisau elikagaigintza izeneko markarekin eta horrek kezkatu egiten gintuela edonola ere beno jaurlaritzatik

hori ez zela posible dekretua ongi irakurtzeko baina kontua da agerraldi hori izan eta egun gutxitara

euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordearen irizmena iritsi zitzaigula dekretu honi buruzkoa

irakurketa berdina egiten duela goitik behera irakurketa berdina

irismen horretan hitzez hitz irakurriko dut ondorioetan jasota datorrena euskadiko artisau

aldatzeko dekretu proiektuari dagokionez proposaturiko aldaketetako askorekin bat ez datorrela adierazi behar du euskadiko

zeren eta ehun eta hogeita sei barra bi mila hamabi dekretuaren xedea desitxuratu eta

artisau ekoizpen txikiak eta produktuak sustatzea eta babestea zehazki berriz diogu

labelaren bereizgarria erabiltzearekin euskadin egin ez diren produktuetan hemengo artisautzako ekoizpen txikiari kalte eragin ez ezezik nahasgarria ere izan liteke txikientzat hori da irismen honetan ondorio bezala jasota datorrena beraz argi geratzen da dekretu honek erren egiten duela edo badaukala errena eta horregatik eskatu genuen sailburuaren

eta interpelazio horretan esan sailburuak berak onartu zuela alemaniako gazta hori posible izango zela hemengo saltokietan euskal zigiluarekin aurkitzea baina

eskatutakoa bete behar zutela eta edonola ere orain garatzen ari den edo garatuko den

saiatuko zirela hemen ekoiztutakoak ez diren

estutzen edozein kasutan esan iruditzen zaigula dekretuaren bitartez egin ezin izan dena ezin izango dela

egin hortaz kezka sortzen digu kezka sortzen

gai honek ikusten dugu jaurlaritzak ezin duela iruzur komertzialari zirrikiturik utzi

izan ere gaur egunean denok dakigu merkatuan zenbat

dagoen eta gainera denak esaten digute dena dela osasuntsua dena naturala dena artisaua eta

ohartu behar gara badirela bertako produktuak

ekoiztuak izan diren produktuak erosi nahi dituzten herritarrak eta gure saiakera gure lana izan behar dela herritarrei aukeraketa egiten laguntzea eta ez kontrako bidean aukeraketa

konplikatzea hortaz mozio bat

dituen zenbait zulo tapatzeko asmoarekin eta nolabait mugak jartzea beharrezkoa ikusten dugu alde batetik jaurlaritzatik

marka hau martxan jartzera eta gero ikusiko dugu ea kanpotik datozen horiek zenbaterainoko eragina daukaten

martxan jartzeari ez diogu uko egin ados jarri dezagun martxan eta ikus dezagun zer gertatzen den baina baldintza batzuen barruan

kanpoko produktuak ikusten baldin bada gehiegizko presentzia daukatela iruditzen zaigu

mugatzera gatoz eta bestetik esan ere kezkatzen gaituena dela

artisau ekoizpenaren definizioan jasota datorrela artisau ekoizpena dela baserritarrak

edo elkartuta beraiek ekoiztutako produktua eraldatu edo transformatuta eskuratzen dena eta hor bereziki kezka sortzen digu baserritarrak elkartuta produkzio bolumen handietara gaitezkela eta hor artisau ekoizpenarekin zerikusirik ez duten produktuak aurkitu ditzakegula

gure mozioaren bigarren puntuan aipatzen dugu marka honi dagokion erreglamendua garatzerakoan produktuz produktu zehaztu dadila

ekoizpen bolumen hori edozein kasutan beste taldeen zuzenketak

talde mistoak kenduta beste guztiek aurkeztu dituzte zuzenketak eta

iritsi zaretela esan behar dugu bai zuzenketek eta bai erdibidekoek ez dutela ezer esaten

orokorkeriak direla ez dagoela batere zehaztasunik

ezer esaten zuten hiru zuzenketatik ezer esaten ez duen erdibideko batetara iritsi zaretela eta erdibideko horrekin ez zaigu kezka ezabatzen eta pentsatzen dut cesi ere ez zaiola kezka hori gainetik kenduko

eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den

pues es mucho más posibilista nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de munain anderea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

gracias eskerrik asko corcuera andrea

mahaiburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on denoi

horren aurretik hainbat eztabaida izan ziren jaso behar zituen aspektuei buruz artisau ekoizle eta eraldatzaile kontzeptuei buruz produktua ustiapenekoa izan behar ote zuen edo kanpotik ekarri eta hemen eraldatua izan ote zitekeen eta beste horren beste gauza azkenean oro har asetzen zuen dekretu bat

gai honi buruzko jurisprudentzia zabala eta kuriosoa da eta hori faktore klabe bat izan da merkantziak libre garraiatzeko europar batasunaren baita

kaltetuak izaten ari gara lehenengoak izan garelako aitzindariak izan garelako elikagaien artisau ekoizpena defendatzen duen arauan defentsa hori

onespenarekin jarraipena izan zuen lehen dekretu

eta azken dekretu honek ixten du ibilbidea egungo jaurlaritzak azken dekretua aldatu du batzordean txostenez ondorioz funtsean

eta batzordeari eskatzen diegu araudi orokorra garatu dezatela ahalbidetuko

arautu ahal izatea hala nahi baldin badute horrela ekidin egingo da egungo egoera arraroa adibide bat jartzearren frisiako gazta ekoizle artisau batek bere gazta egiten baldin badu gure dekretuan aurrikusitako moduan

dekretu honekin bide interesgarri bati ekiten zaio horren bidez euskal ekoizle artisauek bere ekoizpenetan

horrek jasoko ditu batetik egiteko modua eta bestetik kalitate bereizte bat

abeltzainentzat guztion esperantza duen bide bat nahiz eta

eh bilduk eta lazarobaster jaunak bat egiten duten izan ere lazarobaster jaunak obsesionatuta jarraitzen du kupoekin gehienezko ekoizpenak mugatzearekin euskadi bost urteko plana dituen estatu bailitzan

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoak ez du hitzik hartu behar eskerrik asko maneiro jauna